eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kontratazio publikoen eremuan lan erreforma ez aplikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda zulaika anderea zurea da hitza

azken lan erreforma hiru barra bi mila hamabi legeak arautzen duena azken urteetan langileei egindako erasorik bortitzena

krisiaren ondorioz patronala babesten duten politikariek erabaki dute gizartearen alderik ahulenak gehiengoak eta krisi hau sortu ez duen

ordaintzea hau da langileek ordaintzea estatu espainolaren gobernu ezberdinak gogor aritu dira langileen eskubideak

krisitik ateratzeko eta krisiaren aurreko egoerara bueltatzeko neurriak hartzen direla aitzakiarekin erabaki okerra eta injustua gizartearen gehiengoak ez du ordaindu behar gutxi batzuen interesengatik

egindako politiken erruz sortu den krisi sistemikoa okerra madriletik

ez dutelako egoera hobetuko are gehiago egoera gero eta larriagoa izango da neurri horiek krisiaren

negoziazio kolektiboaren aurka egiten dute enpresariei lan baldintzak aldatzeko gaitasun handiagoa eman eta langileen ordezkaritza sindikala ahuldu dituzte ezkutatzen den helburuarekin burutu delako eta okerra da ere pentsatzea aurreko sistemara bueltatzea guztion ongizaterako izango dela izendatu baino ez ditut egingo azken lan erreformak harremanetara ekarri dituen aldaketa nagusiak bat lanetik kaleratze merkeagoak bi kontratazio prekarioagoak hiru enpresarientzako malgutasuna eta aldebakartasuna eta lau lan harremanen den oinarrizko ahultasuna negoziazio kolektiboarena hain zuzen ere beraz malgutasunaren izenean egindako legea argitu behar da

malgutasunaren izenean arautu dela patronalaren aldeko malgutasunerako

prekarietate handiagoa eta ziurgabetasuna ekarri dien legea da

probintziako hitzarmen sektorial asko baliogabetzerakoan hirurehun eta berrogeita hamar mila langile ingurua gelditu ziren

lan hitzarmenik gabe horietako ehuneko hogeita lauak bakarrik erreferentziazko beste ereduko hitzarmena dute lan hitzarmen estatala edo erkidegokoak

hirurogeita hamaseia aldiz erreferentziazko hitzarmenik gabe gelditu zen eta lan estatutuak arautzen dituen lan baldintzak izatera pasa daitezke are gehiago eaen urte bukaerarako beste ehun mila langile inguru gehiago egongo dira egoera honetan

bere langileei aplikatu zitzaien lan erreformaren baimentzen dituen lan baldintzak kasu batzuetan lan estatutua aplikatu zen horrek ekarri die langile askori

langile askol lanbide arteko gutxieneko soldata kobratzera pasatu dira gogoratu behar dizuet zenbatekoa den seiehun eta berrogeita bost

pobreziaren atalase ukitzen duena beraz gaur egun lana edukitzea ez du esan nahi bizi baldintza duinak izatea soldataren jaitsiera izan da enpresariek hartu dituzten neurrietariko bat besteak lan kaleratzeak

eta abar testuinguru dramatiko horren aurrean

ausartak hartu behar dira eta erabaki politiko batzuen eraginez izandako ondorioei

erabaki politikoak hartu beharko dira konponbidea aurkitzeko administrazioak enpleagatzaile den neurrian bermatu behar du

eta bai administrazioak kontratatzen dituen enpresen langileek lan baldintza duinak dituztela eta horretarako

bilatu behar dira ezin dugu onartu hainbat obra publikotan eta diru publikoarekin

langilearekiko injustiziak eta konponbideak bilatzen ez baditugu gertatzen jarraituko dute adibidez

edo arabako klinika asunción gertatutarikoa administraziorako lan egiten duten langileek

izan behar dute eta administrazioak horrela izango dela bermatu behar du orain arte

gure taldeak proposatzen du legez besteko proposamen honekin jaurlaritzari eskatzea egiten duen kontratazio publiko guztietan

erreformaren alderik bortitzena aplikatuz langileen lan baldintzak kaskartzen dituzten enpresak eta erakundeekin kontraturik ez egitea

horretarako beharrezkoak diren klausulak edo arauak sortu

aplikatuko ditu hori egitea posiblea da beharrezkoa ere bada negoziazio kolektiboari egindako erasoaren ondorioz

arazo politiko bat ere bada eta jaurlaritzak ezin du beste alde batera begiratu edo soilik begirale bezala geratu neurri politikoak hartu behar ditu langileen

lan egiten duten langileen lan baldintzei buruz zer eginik izango du ezta norbaitek esango digu merkatuaren konpetentzia librearen aurka doan neurria dela

lehen azaldu dudan injustizia guztiak ez gertatzeko dagoen

errekurritzeagatik beste mota batzuetako tribunalek enpresek ere egin ez dutena erakunde honek errekurritu egin du

neoliberalismoaren alde posizionatu da merkatuaren librearen aurka doan

bere erabilera suspenditu egin du pilar canedori esaten diogu ez dela soilik

izango den arau bat baizik eta kanpoko enpresen langileentzako onurako ere izango dela langileen lan baldintza duinak bermatzen dituzten enpresak baino ez direla kontratatuko

lehiaketa publikoetan parte hartzeko baldintza horiek betetzen dituztela ziurtatu behar izango dutelako beste norbaitek

eremuetan ez dugula eskumenik argudioarekin proposamen honen aurka joko du baina lan erreforma arautzen duen legea eta

aukera ematen die errepikatuko dut aukera ematen die

aurrera eramaten beraz langileen lan baldintzak kaskartzearen erabakia hartzea enpresa bakoitzari dagokio

jaurlaritzak diru publikoarekin finantzatutako obrak exekutatzen dituzten langileek edo zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenak lan baldintza duinak izaten dituztela bermatzea inolaz ere

kalitatezko enplegua izan behar delako ez dut uste hemen dagoen inork zalantzan jarriko duenik ezta eta proposamen honekin administrazioaren lan esparruan soilik lan erreformak aplikatzen ez dituzten enpresak kontratatzea langileen lan baldintzak azkartzea erabaki duten enpresak aldiz lehiaketa publikoetatik baztertzea

negoziazio kolektiboaren bi aldekoen artean alde baten mesedetan egin zuten patronalaren mesedetan euskal herrian

egiten diren politikak negoziazio kolektiboaren zein alderi mesede egin nahi dioten botere gehiago eta indarra handiago duen aldeari edo murrizketa guztiak jasaten dituzten eta egoera ahulean

erabakitzekotan gure taldeak argi du eta zuek argi duzue besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko
anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa

maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok
arratsalde on guztioi hilabete eskas pasatu da eh bilduren eskutik gai honi buruz berba egiteko aukera izan genuenetik eta

aritzeko asmoa daukat gizarte klausulen inguruko gure ikuspuntua azalduta

legez besteko proposamen honetan egiten duzuen planteamendua aztertzera

moduan zulaika andreak eskatzen dute lan erreformaren alderik bortitzenak aplikatzen dituzten enpresei eta antolakundeei kontraturik ez egitea eta indarrean daudenak etetea proposamen honen egokitasuna aztertu baino lehen

ezagunak dira baina gogoraraztearren eusko alderdi jeltzalea

eta eusko alderdi jeltzalea beti irmo azaldu da euskal lan harremanen esparruaren alde aurreko hori esanda ezin dugu onartu eh bilduk egiten duen planteamendua eta horregatik aurkeztu dugu

azkenean erdibidekoa bilakatu dena alderdi sozialistarekin eta

eta maneiro jaunari adostutako erdibideagatik eta galdetuko nioke zulaika andreari berak aipatu dituen erabaki ausart hauek ea norbaitek hartu ahal dituen

ea nonbaiten hauek praktikan eramaten ari eta itxaso jaunak gogorarazi digu orain hilabete eztabaidan eta kasu hartan eh bilduren

eta orduan jaurlaritzari eskatzen zion bi hilabeteko epea klausula orokorrak egiteko

baina jaurlaritza dagoeneko ari da azterketak egiten

elkarlanean eta lasai jaurlaritzari zuk agindutako

eskerrik asko otadui andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

erdibideko hori gure ustez ez da nahikoa izango administraziorako egiten diren obretan lan egiten duten langileen edo zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten langileen lan baldintza duinak dituztela ziurtatzeko lan hitzarmen baten bitartez

bere baldintzak erregulatuak izateak ez du esan nahi

jaurlaritzak lan harremanaren ereduan jasaten ari den murrizketa latzen aurrean

begirale bezala izan neurri politikoak hartu behar ditu eta zentzu horretan eh bildu neurriak hartzen hasi da lehen foru araua

betetzen dela ziurtatzeko mekanismoak ezartzen geroago etorri zen gipuzkoako egoitzen langileen lan gatazka eta langileei lan baldintza duinak ziurtatzeko

eta bide horretatik jarraituko dugu eta ekinaren ekinez lortzen ari gara zuek ere bide horretatik jotzen ari zaretela deustuko kanalean egiteko obretan ikuskaritzarako mekanismoak

gaur hemen izandako eztabaidaren ondorioz berriro ere esan behar dugu estatu espainoletik datozen inposaketei eta neurriei okerrei aurre egiteko

eta hori lortzeko burujabetza izan behar dugu bide horretatik lan egitera gonbidatzen zaituztet euskal herrian eredu propio bat behar dugula sinesten duzuenoi ez pentsa hain inozoa naizenik zuen guztion bozka espero nuenik

baina legebiltzarra honetan hainbeste alditan azken lan erreformaren aurka

bozka eskatuko dizuet berriro ere eskerrik asko zuen arretagatik eskerrik asko zulaika andrea mistoa upyd ez du hitzik hartuko
euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

kontratuei buruzko legeari buruz ari gara orduan pentsatzen dut ekimena hona ekarri beharrean amaiurko zure taldekideek bideratu beharko luketela kongresura eta eskatzea kontratuen legea aldatzea eta kontratuen legean

debekua animatzen zaitut hori egitera

adibide konkretu bat ipini ahal didazun proposatzen duzuen klausula hau ia benetan non aplikatzen ari den

dakidanez zuek gobernatzen duzuen lekuetan ez duzue klausula ez duzue hau betetzen hau da kontratatu egiten duzue erreformaren alderik bortitzenak aplikatzen dituzten enpresekin edota

horrengatik uste dut bideratu nauzula adibidetzat ipini gura izan duzula gipuzkoako foru aldundiak onartutako foru araua nik dakidala klausula hau ez dago han sartuta eta dena dela egongo balitz sartuta aurrekoan ere esan genuen nahiz eta

benetan errealitatean ez dela aplikatzen eta

kasuak adibidez urumeako korredorea edo durango beasaingo

eta besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea eta amaitzeko euskal talde popularreko

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko jatorrizko proposamena bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upyd

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita lau ez hogeita hamaika ondorioz onartuta geratu da

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena itxaso jauna zurea da hitza

itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz

eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

egia esan behar baldin badut hainbat kasutan lotsatua sentitzen naiz pentsatu hutsarekin

herritarren beharrei erantzunak emateko urratsak egin behar dituen legebiltzarra behar lukeela honek gutxienez araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrentzat eta aldiz

genukeela esango nuke urtebete da lege agintaldia hau hasi zela

hipoteken gehiegikeriak direla etxebizitza beharra dela finantza erakundeen gose aseezina dela hainbat proposamen egin dira mahai gainean denbora tarte honetan

azkena joan den astean gehiegizko baldintzen inguruan eztabaidatu zen gutxienez azkeneko hartan hemendik zer egin daiteke pentsatzen jarritako proposamena zen baina gainerakoetan urtebete honetako kronika egin behar banu zera baino ezin izango nuke ondorioztatu proposamen zehatzak

orokortzeko joera izan dela ezer zehatzik onartu gabe itxurakeriak egin eta ondo geratzea baino gehiago ez dela egin hain zuzen ere hilabete hauetan

gero errealitateari nola erantzun ez baina errealitatearen deskribapenean bai bere horretan jarraitzen du eta hori da benetan larria dena kaleratzeak egunero gertatzen dira jendea

finantza erakundeek nahi beste egiten dute eta lotsarik

eta inork ez ditu estu hartzen hori falta delako hori botatzen dugulako hain justu ere guk faltan aurreko saio aldia adibidez

guk orduan babestu genuen kaleratzen aurka dihardutenen babesa izan nahian aurkeztu zen proposamen hura baina hilabeteak igaro dira

bere horretan jarraitzen du eta hori nahiz eta jakin kutxabanken kasuan adibidez

bere kontratuetan jartzen duena beteko balu alegia indize horren ordez euriborra gehi bat aplikatuko balu familia gehienek sekulako lasaitua hartuko luketela zer eta hilero ordaindu beharreko kopurua berrehun eta berrogeita hamar eta laurehun euro artean merkatuko litzaiekeelako hipoteka akaso ordaindu ezinetik ordaintzeko aukera izatera salto egiteko moduan egongo liratekeela baina ez kutxabankek ez du hori egiteko borondaterik eta orain

berritzea tokatzen den unera arte itxaron beharko dute batzuk ia urtebete egoera arinduko bazaie eta horren aurrean gaia hona ekarri zenutenak zer

nik esango dizuet ezetz kutxari berari ere gaia azter zezan batzuk eskaria egin nahi izan genionean beste batzuk hona gaia ekarri duten bezala han berriz

beraz ondorioa argia da hona ekartzen dira adierazpen orokorrak ondo geratzeko egiten diren horietakoak baina benetako neurriak eraginkorrak

hartu daitezkeen toki horietan ez dugu ezertxo ere egiten eta uste dugu nahikoa da esateko garaia dela

bereziki herritarrek ezin dutelako gehiago jasan beste batzuen gehiegikerien aurrean eta guk ezin dugulako beste alde batetara begiratzen segitu finantza erakundeak hartu gabe urtebete honetan uste dut esaldi hau askotan adierazi dudala

hitza hartzea tokatu zaidan aldiko baina noski zer espero genezake lehen helburua banketxeen zorrak kitatzea zutenen eta orain berriz

jartzen duten horiengandik beti lehentasuna bankuak modu batera edo bestera eta herritarren beharrak noiz jarriko ditugu erdigunean hitzez egiten da hemen gaur ere egin da eta egingo da aurrerantzean ere baina ekintzez

egin dizkiguzuen proposamenetatik baina natorren gaur eztabaidatzen ari garen horretara testuinguru horretan kokatzen dudana baina bere testu propioa daukana

betiere besteari eskatzea errazagoa delako eta hori egiten da nahiz eta jakin

eta etxebizitzaren gaian finantza erakundeen interesen alde baino ez direla aritu ikusi arren gobernuan daudenetik egin dutena nahikoa ez eta irakurri besterik ez dago talde popularrak aurkeztu duen zuzenketa

hartutako bideari gainera eutsi egin nahi diotela harro asko gainera

egin nahi diote hemendik talde popularretik madrilgo gobernuari

zordunen babeserako dela esateko lotsa ere ez dute galdu jakitun justu kontrako norabidean ari direla espainiako gobernuari

aplikatzea eskatzea ondo dago berez baina ez dugu ahaztu behar martxoan

alegia hipoteka legeak ez zituela kontsumitzaileen eskubideak bermatzen

zeramala espainiako gobernuak hogei urte eta ez dira gutxi egin beharreko egokitzapen horiek egin gabe eta gogoratu nahi nuke

agindu duzuela madrilen eta denbora tarte horretan benetan itxaso jaunak erabili dituen hitzak erabiliz benetan estatuak bere lana egin balu baita europatik esan gabe ere legea egokitu behar zuela ez esan gabe eta ezta esanda ere eta are gutxiago

eta direktibari heldu nahian aipatzen duzuena

zer da garrantzitsua mailegua sinatu behar duenari zazpi eguneko tartea ematea pentsatzeko

eta ez hamazazpi emanda ere testuak dioena ulertezina da arazoa ez da denbora izaten normalki arazoa atzean dauden tranpak izaten dira ez hori bakarrik zer negoziatu gutxi izaten da egia esan finantza erakundeekin

negoziaketatik gutxi beraz denborak ez duela arazoa konponduko esango nuke zorra etxea entregatuz kitatzea da aipatzen den beste neurri bat

arautua dagoen zerbait da beraz arazoa ez da araudiak jasotzea edo ez jasotzea aukera hori arazoa praktika da arazoa finantza erakunde jokabidea da zeren eta gaur gaurkoz ere aukera hori badago eta badirudi beste neurri asko aipatu dira hemen baina badirudi neurri izar bezala horrela aurkeztu zen behintzat bere garaian direktiba hau mailegua hartzen duena asegurua kontratatzera ez behartzea dagoela ez dago gaizki neurri hori ez behartzera hori egitera

muinera goazela benetan deskribatu den egoera gordin horri soluzio biderik jarriko diogula

horrelako neurri txikiekin arazoa hain handia denean beraz gure ustez ez da horren garrantzitsua proposatzen dena

eta gainera orain arte finantza erakundeen egunerokoa zein den ikusita

legebiltzar honetako gehiengoak portaera horiek errotik aldatzeko bankuak estu hartzeko

borondate eskasa erakutsi dutela ikusita ez dugu uste egia esan

ez hainbeste proposamena zerk ekartzen duen edo nondik etortzen den hemen europan edo non bozkatzen den

gure esku dagoena egiten hasteko eta adibidez eta hori ere bada gertatzen ari denaren seinale etxebizitza eskubidea eskubide subjektibo modura

horretan ere ez dute egia esan ganbara honetan aurrera egiteko borondate askorik sumatzen zuzenketak aurkezteko epea bera ere luzatu eta luzatu ari baikara ez dakit egia esan batzuen asmoa ote den lege agintaldian legerik gabe bukatzea baina martxa honetan horretarako urratsak

ikusten ari naiz edo somatzen ari naiz benetan eskubide bezala aitortzeko borondate gutxi ikusten dut ikusiko dugu prozeduran hala ere gero ere edukietan nora goazen baina gehien kezkatzen gaituena eh bilduri

urgentea eta garrantzitsua biak bere baitan dituen oinarrizko behar bati

bere zorionerako edo bere zoritxarrerako eta beraz horrelako egoera gordin batek eskatzen dituena da benetako erantzun azkarrak benetako erantzun errealak eta horien falta somatzen dugulako tristura sartzen dugu horrelako proposamenak egin

ez egitea mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburua legebiltzarkideok arratsalde on alde bozkatuko dugu hipoteka maileguak

eta horrexegatik aldez bozkatuko dugu direktiba hori

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna
erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

mila esker llanos andrea nik ez daukat arazorik espainiako gobernuari eskaririk egitearekin problema daukat bakarri horretara mugatzearekin hemen ere

gehiengo absolutua erabiltzen duen bezala erabiltzen duen alderdi batek ezer onik egingo duenik horretarako zuretzat harrotzekoa dena niretzat berriz salagarria da

europan martxoan sententzia bat eman ondoren

ea egin diren aldaketekin benetan babesten ote diren kontsumitzaileen eskubideak zalantza handiak dituelako denok dakigu zer egin zenuten herri ekimen legegile batek milioitik gora sinadurarekin

eta egin ez herritarrek eta ez herrien arazoek eskatzen zuten moduko lege hipotekario bat

edo zuentzat krisitik ateratzea gehien dutenak eta boteretsuenak aberatsago atera eta gutxien dutenak pobreago aterako dituen irtenbide bat da eta niretzat hori ez da krisitik ateratzea akaso bakarren bat aterako da horrela baina

urte luzetan akaso askoz ere pobreagoa izango dena eta beraz

onartezina iruditzen zait krisitik ateratzeko espainiako gobernua formula jartzen ari dela esatea

eta kutxabanken ere bai eta gehiago ez baditugu egin eta erabakiguneetan gehiago ez bagaude alderdi popularrak euzko alderdi jeltzalearekin egin zuen paktuaren erruz da nola edo hala bildu

eta horrelako gauzak eta neurri zehatzak mahai gainean jarri ez zitzan zorionez horrelako paktuak dena ezin dute galarazi eta kutxan bagaude kutxetan bagaude

hemen onartu zen proposamena hemen proposatu zutenek ere

hitz hutsalek ez dutela balio erabakiak hartu daitezkeen tokietan eta erabaki horiek erabakiorrak hain justu izan daitezkeen tokietan erakutsi behar da benetan egoera honi zintzoki egin nahi zaiola aurrea denok gogoratzen ditugu mario fernándezen hitzak amaia egañak bere buruaz beste egin eta gero

zer esan zuen eta hamazazpi egunetara berriro ere kaleratze bat egon zen

soluzioak ematen eta itxaso jaunak dio dena edo ezer ez ez eh bilduk orain arte ere etxebizitza gaietan ez du planteatu dena edo ezer ez baina planteatu

denera iristeko urrats praktikoak ematea eta zuek ari zarete ezer horretan bueltaka

arazoak konpontzen epe luzeegian egin direlako alderantziz gauzak eta epe bat eskatzen duelako

ez deklarazioak egiten deklarazioak baino soluzioak behar dituztelako herritarrek

zalantza egiten dut galdetu kaleratzeen kontra lanean hari direnei direktiba horri buruz zer pentsatzen duten galdetu

nik esan dudanetik garrantzitsua dela esatetik soluzio definitiboa ez dela esan dut noski hemen proposatzen ditugun gauza gehienak ez dira soluzio definitiboa

eta orain ez da ez soluzio eta ez definitibo hori da nolabait ere agerian utzi nahian gabiltzana eta gehiago esango dut zuk diozu

europako sententzia martxoan eman zenean ere bai baina baita dagokio eusko jaurlaritzari ere kontsumitzaileentzako

pentsatzea kontsumitzaileen eskubideak nola berma daitezkeen ez da kontraesankorra

eta aldiz hemendik gure formulak begiratzea eta egunerokoan soluzioak emateko formulak martxan jartzeak hori ez du inongo legerik urratzen eta

baina suposatuko luke kontsumitzaileak babesteko eta proposamen ura euskal herria bilduk ekarri zuenean gainerakoak onartu zenutena izan zen hori orokortzeko modu bat

unea dugula edo momentua dugula edo garaia dela zeren eta bestela duela urtebete bezala urtebete barru egongo gara

egoera penagarrian gu ez kalean daudenak eta egunez egun etxea galtzen dutenak ezin dutelako egoerari aurre egin

eskatuko nukeen atrebentzia osoarekin gauza bakarra da ekar dezagula ona benetan soluzio bidean jarriko dituzten neurriak eta ahal dela

neurriak jartzea ezerezetik dena den horretara egunen batean iritsiko bagara eta soluzioa jarri

izan daitezen mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

carro jaunak ez du hitzik hartu behar

itxaso jauna puntuka eskatu dute posible da sí presidenta

nada más orduan

euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

mintzairaren erabilera arautuko duen lege bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda ekimena aurkeztu eta aldezteko llanos
anderea zurea da hitza gracias

eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den albizua andreak

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok sailburuak euskal gorrak arratsalde on el grupo

era desberdinetan deitu izan den arren esparru hau beti

pertsonei eta azken hau beste hiritar guztiekin elkar bizikidetzak ahalik eta normalik izateko

gainera talde hau abian euskadin daude gorrentzako lan bitartearekin zerbitzuak eta hiru lurraldeetan

eskaintzen dute erakundearen laguntza daukate

hauentzako beste laguntza zerbitzu bat seinu da gorrek itsugorrek eta bestelako zentzumen minusbaliotasuna dutenez sortutako eta beraientzako egina den telebista

eskerrik asko eskerrik asko

andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

eskerrik asko sarasua andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

guztiak bermatuta eduki beharko lituzkete euren bizitzaren esparru arlo eta momentu guztietan inolako dudarik gabe

eta zoritxarrez pertsona gorrek eta gor itsuek gaur egun oraindik behar izaten duten hainbat oztopo euren irisgarritasuna ziurtatzeko integrazio falta hori egunerokotasuneko hainbat arlotan

esaterako ez dago bermatuta legeak agindutako arreta pertsonalizatua horregatik gabezia hori konpontzeko eh bilduk

zeinu hizkuntzako interprete eta pertsona gor itsuen gidari interprete zerbitzua eguneko edozein momentutan hogeita lau ordutan ziurtatzeko lan esparruan ez da legedia betetzen berrogeita hamar langiletik gorako enpresetan plantillaren ehuneko erreserbaturik dago legearen arabera aniztasun funtzionala duten langileentzat eta administrazio publikoan portzentajea ehuneko hirura igotzen da hala ere denok dakigu baldintza horiek ez direla betetzen eta administrazioak ez dituela legeak betearazteko behar diren neurriak hartzen

legea betetzen den ala ez inspekzioa ez da horretan sartzen eta azkenean gizarte klausulak ez dira betetzen

eta horretarako urgentziazko legez besteko proposamen bat erroldatu dugu eta zergatik nabarmendu dugu hori guztia adierazi nahi dugulako

egon badaudela arazoa ez dela hori arazoa dela legedia ez dela betetzen adibidez irisgarritasuna sustatzeko

mila bederatziehun eta laurogeita zazpi legeak zein hizkuntza aipatzen du

komunikazio zailtasunak dituzten pertsonen irisgarritasuna bermatze aldera eta eginkizun argia ematen die administrazio publikoei komunikazio sistemetan gorren eta gor itsuen irisgarritasuna bermatzea besteak

hor ere urrats asko eman behar ditugu oraindik telebistako azpitituluak esaterako gizarte zerbitzuen legeak pertsona guztiei aitortzen die zerbitzua jasotzeko eskubidea

teoria da praktikan diskriminazioa egon badagoelako eskola publikoaren legeak ere behar bereziak dituzten ikasleak aintzat hartzen ditu eta hezkuntzan aurrerapauso handiak eman badira ere irakaskuntza

badago zer hobetu beraz errepikatzen dut pertsona gorren eta gor itsuen arazoa

ez egotea baizik eta dauden legeak ez direla betearazten administrazioak badu ardura eta betebeharra

pertsonen eskubideak bermatzeko baita gorrek

arlo honetan dauden legeak eta araudiak beteko balira izugarrizko aurrerapausoa emango genuke laburbilduz guk pertsona horien eskubide guztiak bermatzeko lan egiteko prest gaude eta beti egon gara

bai gizonena bai emakumeena eta horretarako

behar genuke hizkuntza diskriminatzailea ez izateko agerikoa da beraz arlo honetan administrazio publikoak hainbat kontu dituela hobetzeko urgentziaz da beste lege bat egitea

indarrean dagoen legedia betetzea eta betearaztea eta bigarrenik aztertu dezagun zein den egoera eta zeintzuk diren benetako urgentziak

eta haiekin lan egiten duten elkarteekin haiek direlako

zeintzuk diren pertsona horien beharrak eta eskaerak eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea erantzunen txandara pasatuz

eztabaida amaituta puntuka eskatu da

orduan bozkatuko dugu lehenengo puntua eta gero bi eta hiru ondoren

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehen puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak

euskal talde popularrak eta euskal talde sozialistaren zuzenketaren lehen puntua berriro ere bozkatu dezakegu

hurrengo baterako utziko dugu eta gai zerrenda agortuta osoko bilkura amaitu ez enpate dago hurrengo plenoan bozkatu behar da

itxaron momentu bat

bigarrena puntua egin daiteke bale bigarren eta hirugarren puntua bozkatuko dugu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamalau ondorioz bi eta hiru puntua

plenoan bozkatuko dugu gai zerrenda agortuta osoko bilkura